egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

botoa eskuordetza bere taldeko bozeramaileak duela eta bestalde zazpigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua

ofiziozko txandak beza ordaintzeko betebeharra ezartzen duen tributuen zuzendaritza

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda da castelo anderea zurea da txanda ekimena aurkeztu eta aldezteko

que hemos presentado muchas gracias eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

oso zalantzagarrietatik abiatuta hogeita hamar urte baino gehiagoz indarrean egondako konponbide fiskala aldatuz este cambio de criterio

erabaki horrekin ppren gobernuak mundu guztia jarri du bere kontra

bi mila hirurehun abokatu baino gehiago daude ofiziozko txandan lanean eta zerbitzuaren erabiltzaileek ez dute ia kexarik doako asistentzia judiziala zuzenbide estatuko ardatzetako bat da

lehenik eta behin ofiziozko txanda eta doako laguntza juridikorako eskubidea aldarrikatu eta gure babesa adierazi

baliabide ekonomiko eta pertsonala behar dituena indarrean egoteko

bigarrenik babestu egiten ditugu profesionalen elkargoek hartutako

tributuen zuzendaritza nagusiaren irizpide aldaketa itzultzeko

acordada con eh bildu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

lehendakari andrea eta bai ikusi genuen proposamena benetan oso interesgarria

hona ekartzea beste gauza batzuen artean

doako justiziari buruz eta ofiziozko txandari buruz hitz egitea holako

garrantzitsua da eta ikusita gertatzen ari zena eta ikusita

aldaketak proposatzen zirela gai honen inguruan parlamentu honetan hitz egitea ikustea bakoitzak zer pentsatzen duen eta posiblea izan ezkero era adostu batean erresolbitzea oso inportantea iruditu jakun horregatik ikusi genuenean proposamena pentsatu genuen

lana zela ikusita zegoena nolabait esateko hobetzea posiblea bazen eta horregatik sartu genuen emendakina

doako justizia eta ofiziozko txanda ez da gastu bezala ikusi behar inbertsio da guretzako inportantea eta garrantzitsua doako justizia eta ofiziozko txanda badago guk uste dugu gure baitan hau da abokatuen esentzian nolabait esateko eta zergatik esaten dut hori orain dela urte asko holako zerbitzuak ez zirenean egoten kolegio desberdinetan hasi ziren holako gauzak egiten

askotan beste kasutan suertatzen dena eta da estatu espainolak

ondorioz baliatuz nahi izan duena da aldatu orain arte indarrean zegoena eta hori da adibide garbi bat eta beste adibide bat transferentziarekin edo gure eskumenekin gertatzen dena edo gertatzen ez dena hau da nahiz eta ordaintzeko eskumen guztiak

ofiziozko txanda perzibitzen dena doa justizia sailetik nahiz eta hori horrela izan honen kasutan ere

toki desberdinetatik esaten ari dena eta egiten ari dena hau da berriro bideratu eta mantendu gauzak egon ziren moduan eskatzen duguna da mantentzea legean jartzea eta badakigu

eman dela eta badakigu baita ere bideratuta dagoela eta onartua dagoela bai uste dugu

ikusi duguna eta faltan botatzen duguna proposamen honetan eta baita ere madrilen eztabaidatzen ari den legean eta da beste gauza bat oso

ze proposamena oso zehatza zen eta oso konkretua zen

beste ofiziozko txandaren baitan dagoen beste arazo bat eta hori ere nik uste dut hango madrilen egin behar den eztabaidan edo hemen beste modu batean tratatu behar dugula eta bideratua izan behar dela eta da

adostu dugu emendakina uste dugu azkenean egindakoa lehenengo proposamena hobetzen dela ikusten dugu honetan ez dugula inongo arazorik izan behar guztiok ados jartzeko eta hori da

babesa jasotzea argi esateko ez gaudela ados gertatzen ari dena ofiziozko txanda eta doako justizia babesten dugula dagoen moduan

aukera dagoela baina aldatzeko beste modu batean eta beste bide batetik egin behar direla gauzak besterik gabe eskerrik asko

egun on bakartxo tejeria andrea lehendakari consejeros parlamentarios parlamentarias

eskerrik asko uria jauna erantzunen txandara pasatuko gara euskal sozialistak castelo anderea bertatik

eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

el apoyo unánime a esta iniciativa besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

zapaldu eta itxaron gorria da ah pentsatzen eskerrik asko

ez ba ni ere nire partetik eskerrak emateko benetan

ona izango dela doako justiziarako eta ofiziozko txandarako eta baita ere babesa nolabait esateko

lanean aritzen diren pertsona eta entitate guztientzako baina beti bezala gauza bat da deklarazio bat egitea eta beste gauza bat da praktikak erakusten doskuena

txanda bi horiei ba gero errealitatea izatea negoziazioak egin behar direnean hobekuntzak eskatzen direnean eta gauzak aldatu

justizia sailetik ere espero duguna da beraien aportazioak eta beraien babesa izatea hau gero

eta besterik gabe nik uste dut gaurkoa inportantea dela baina

behar beharrezkoa da gero hau hemen esaten dana praktikara pasatzea eta hori da espero duguna izatea ondorioa

eskerrik asko uria jauna eztabaida amaitu denez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

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eskubide subjektiboari prestigioa emateko eta ezagutarazteko

eh bildu taldearen ordezkaria den kortajarena andreak dauka hitza

egun on denok dakigun bezala maiatzaren hamabosterako zegoen iragarria pasaden

diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema sendotze aldera adostasun zabaletarako hitzarmen soziala bultzatzeko asmo horretan mugarri izango den txostenaren aurkezpena

politiketako batzordean diru sarrerak bermatzeko errenta aldatzeko bere sailak egiten dituen proposamenekin

beste asko bezala zer datorkigun zer proposatuko zaigun ezagutzeko eta batez ere ondoren legearen erreformarako aurrera eramango den prozesu partehartzaile horri nola helduko zaion jakiteko

zeresana emango dute inolako dudarik gabe eta ondorenean ere sortuko dira seguruenik

diru sarrerak bermatzeko errentak berriz ere izango du tarterik dudarik gabe datozen hilabeteetan komunikabideetan eta horrexegatik ekarri dugu gaur eztabaida hau osoko bilkurara askotan errepikatu dugun moduan gure taldearentzat diru sarrerak bermatzeko errenta funtsezko elementua da pertsona ororen duintasuna eta erabakitzeko gaitasuna babesteko

politika publikoen helbururik nagusiena den gizartearen

gero eta nabarmenagoak diren ezberdintasun sozialak leuntzeko tresna

azken urte hauetan egiten diren ikerketa guztiek frogatzen duten bezala beraz horixe finkatzea eta sendotzea helburu kolektibo dugu ezbairik gabe

diru sarrerak bermatzeko errentaren gaia bolo bolo ibili dela bai legebiltzar honetan eta baita komunikabide desberdinetan ere egun batean bai eta ia bestean ere bai diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko titularrekin hasi dugu eguna

sistema zalantzan jartzen zutenak eta prestazioaren onuradunak susmopean jartzen zituztenak lanbide

bat bezala irudikatzen zutena eta era berean hainbat eta hainbat onuradun eta benetako egoera izkutatzen zituztenak edo zenbat titular artikula edo programa izan dira

pentsiodunen egoerarekin zenbat gora doan langile pobreen egoerarekin zenbat titular jaso dira sistematik kanpo geratzen diran hirurogei mila pertsona horien inguruan larriak

komunikabideek hainbat kasu deigarrik zenbait iruzur kasuk eta sistema konplexuan dauden disfuntzioak horretarako erabilita diru sarrerak bermatzearen errenta jo mugan jartzeko eta beraz euskal biztanlean artean dugun tresna

hartu duten erabakia eta erabiltzen ari diren estrategia iraunkorra hainbat alderdik

justuki artolazabal sailburuak ere garrido andreari termino horietan erantzun zion orain gutxi hemen kontrol pleno batean izandako eztabaidan ondo ezagutzen baitugu denok alderdi popularrak gai honen inguruan defendatutakoa eta bultzatutakoa hasi marotok martxan jarritako kanpainarekin segi legebiltzar honetan eten gabe eten gabe gaiaren inguruan planteatutako ekimen eta eztabaidekin edo sare sozialetan

adierazpenekin zenbait komunikabidek erabili duten estrategia honek sarriegi alderdi popularraren tesi horiekin bat egiten duen tantaka tantakatako estrategia honek diru sarrerak bermatzearen errentaren inguruko iruditegia

eragin itzela izan dute sare sozialetan iritzi foroetan tabernatan dendatan kalean rgiaren inguruan esaten direnak entzutea besterik ez dago jakiteko estrategia horrek eragin haundia izan duela diru sarrerak bermatzearen errentaren sisteman eta honen onuradunen kontrako torpedo moduan funtzionatu duela

ikutua dago oso ikutua estrategia horren ondorioz eta honek gizarte bezala benetan larriak izan daitezke ondorioak ekar ditzake polborin baten erdian gaude diru sarrerak bermatzearen errentaren atzean dauden egoera gordinak aurrean izanda ageri agerian egon da

onartezinak eta argudiatzeko modukoak iruditzen zaizkigu eta horrela egin da legebiltzar honetan

neutralizatzeko saiakeran baina zer gertatu da komunikabidetan eraman den estrategia horren aurrean

antzekotasuna duen estrategia horrekin ba isiltasuna titular kate horrek ez du sailburuaren edo gobernua osatzen duten kideen erreakziorik eragin

horiek izan dira nagusi bat esan eta bestea egin nork asmatu dio esaera zahar batek eta hala gertatu da honetan ere sarritan entzun dugu sailburua diru sarrerak bermatzearen errentaren inguruko datuak ematen

bertan behera uzten dituzten datuak ematen alderdi popularrari sua zabaldu eta oinarririk ez duen alarmismo bat zabaltzen zuela leporatzen diru sarrerak bermatzearen errentaren defentsa sutsua egiten ere entzun dugu

isiltasuna eta beste esaerak batek ere esaten du entzun eta isil

guri eta horregatik erroldatu genuen hau ekimen hau pasa den martxoan eta horrexegatik ekarri dugu gaur holako mugarri den fetxa hauetan eztabaidatzera datozen hilabetetan lehen esan bezala asko eta asko izango direlako

izango diren eztabaida eta titularrak hauek ere tantaka tantaka herritarren iruditegi eta imaginario kolektibo horietan eragin zuzena izango dute eta

diru sarrerak bermatzearen errentaren erreforma horrek porrot egin dezake

eragiterik lortzen ez bada alperrik izango dira saiakera guztiak

jarraitzen badute horregatik gaur eztabaidara ekarri dugun ekimen hau honek eskatzen duena oso sinplea da batetik aipaturiko estrategia horiei erantzun

iraunkorra eta baliabidez egoki hornitua egon behar den diru

kanpaina bat planteatzen genuen gizarte kohesioa trinkotzea helburu duena eta populazioaren adin esparru eta mota guztietara heltzeko ahalmena izango duena iruditegi eta imaginario kolektibo horietan eragiteko eta aldaketak sortzeko ahalmena izango duela eta horretarako kanpaina indartsu bat abian jartzea planteatzen genuen era berean komunikabideekin elkarlanean beti

gizarte eskubideak erasotzen dituzten portaerak deuseztatzeko estilo liburua prestatu eta protokolorizatu dezala eskatzen diogu jaurlaritza honi halaber eskatzen zaio eurekin izaten dituen harreman ekonomikoak

lotu ditzala lehen esan dugun bezala ezin gara epelkerietan ibili erantzukizun bat dugulako helburu argi bat ere badugu

eta horrek indarrak bildu eta oinarrizkoak diren eskubideen defentsan elkarrekin eragitea eskatzen du beldurrik gabe ausardiaz seriotasunez eta erantzukizunez

elementuak gizarteari argi azaldu behar zaio gizarte bezala aukeratu dugun modeloa gure gizartearen oinarri diren printzipioetan oinarritutako mezuak helarazi behar dizkiogu

sistema honen onurak pobrezia eta honen intentsitatean

diru sarrerak bermatzeko errentak izan duen eragin positiboa helarazi behar diogu duintasunaz ari garela elkartasunaz justizia sozialaz

legearen erreforma bat ate joka dugula ikusita funtsezkoa da diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko

askotan errepikatu dugun moduan eta lan horretan baina funtsezkoa da komunikabideek izango duten papera

planteatu ditugun helburu kolektibo horiek asmo hutsetan geratuko dira komunikabideak aliatu bilakatzen ez badira gehiengoaren estrategia horretara ekartzen ez baditugu ikusten eta entzuten dugunaren arabera sortzen baitira gure iruditegi eta imajinario kolektiboak

zuzenketan proposatutakoa zuzenketan planteaturikoarekin bat gatoz funtsezkoak ikusten ditugu zuzenketa horretan aipatzen diren

zentzu horretan ere uste dut gehiengoa horretan dagoela legebiltzar honetan eta sailburuak berak orain gutxi iragarri dituen neurrien artean kanpainarena ere hor dago

komunikazioaren kontuetan aritzeko bere asmoa ere azaldu digu askotan ezin dut ahaztu ekimena aurkeztu berritan parlamento en las ondas saioan ere pastor jaunak ere kanpainaren kontuari

eskainiko ziola ere komentatu zuela baina esan bezala motz eta berriz ere epelegi iruditzen zaigu eskuartean dugun erronka potoloa dugulako

bakarrik heldu markatu ditugun helburu kolektibo horiek lorpenean funtsezkoak ditugu gizarte eragileak eta nola ez komunikabideak motz geratzen zaigu iragarri zaizkigun kanpaina horiek

komunikabideetan estrategia aldaketa bat ematen ez baldin bada nik ezin dut imajinatu nola uztartu daitezkeen adibidez yihada eta rgia binkulatzen dituzten titular bat

sailak sartu dezakeen publizitate iragarri batekin edo erabat desitxuratua dagoen

tertulia batean berriz ere betiko elementuen inguruan planteatzen den tertulian batean nola adibidez sartu daitekeen hor kuña publizitario bat rgiaren inguruko informazioa egiten

testuingurua ez da neutrala esan daiteke

esaten dela eta gero bestea da medioek jasotzen dutena baina

uste dut badakigula hori ez dela benetan horrela gertatzen ez gara gaur jaioak eta bestelako mekanismoak badirela ere badakigu

estrategia bat definitzea benetan rgiaren inguruko erreforma hau akordio zabaletarako

jarriko duena alderdi popularrak aurkeztu duen zuzenketari dagokionean ez dut esateko handirik zeren eta esango nuke beste ekimen bati aurkeztutako zuzenketa berdina sartu diola

badirudi rgi entzun eta burura beti berdina etortzen zaiola eta

ez nuen ikusten aukeratik izango zenik elkar lanerako gai honetan eta ez dut saiakerarik egin eta elkarrekin podemosi eskerrak ematea egindako ekarpena iruditzen zaigulako oso positiboa dela horregatik txertatu da baita ere

zentzu guztien arabera gure ekimena ez da aurrera aterako bestelako indar korrelazio bat emango delako adi egongo gara baita ere alderdi popularraren botoarekin

gobernua sostengatzen duten taldeak horrelako zuzenketa batean jasotako elementuekin

baina hala eta guztiz ere bai eskatuko nioke sailburuari gaur hemen esandakoak eta ekimenean jasotakoak nahiz eta aurrera ez egin gutxienez kontuan hartzekoak

elkarlanean aritzeko gure konpromezua hor izan duzulako beti eta zentzu horretan gutxienez entzun horiek

eskerrik asko kortajarena andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok hoy estamos de nuevo aquí para

eskerrik asko guanche andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok egun on

bueno eh bilduren proposamenaren edo adostutako akordioaren

aurka bozkatuko dugu eta gainera uste dut argi eta garbi daukagu ez bakarrik akordioa ikusi eta gero baizik eta

eskubide subjektibo baten aurrean gaude hemen

respuesta hemen aipatu da batzuk alderdi batzuek ezkutatu nahi duten dauden gehiegikeriak baina sisteman

eta hemen bakarrik dago kalera ateratzea eta jakitea kalean zeri buruz hitz egiten da eta

zaien argi dago arazo bat dela

irregularidades eta bukatzeko ba bueno guk gure proposamena bozkatuko dugu eta zuzenketaren aurka bozkatuko dugu eta gainera nik uste dut argi daukadala hemen entzundako diskurtsoak

ostegunero eztabaidatzen ditugu diru sarrerak bermatzeko errentarekin zerikusia duten ekimenak eta dagoeneko denok argi daukagu gizarte babes sistemari esker euskal gizartearen kohesio maila estatuko eta europako altuenetarikoa dela zentzu honetan legebiltzarrak jaurlaritzari eskatu zion diru sarrerak bermatzeko errentaren

eta dakizuenez eta beste bozeramaile batzuek esan dutenez heltzear dago oraintxe amaitzen baita gobernuari emandako epea eta sailburuak berak eskatu baitu hau azaltzeko agerraldia batzordean

bat gatoz zalantzarik gabe sistema finkatzea eta sendotzea helburu kolektiboa dela nola ez bat gatoz guztiz horrekin kortajarena andrea

egia da aldaketa bat egon dela oinarrizko ekimenetik erdibidekora ze oinarrizkoan publizitate kanpaina potente bat egitea eskatzen da rgi eskubide subjektiboa ezagutarazteko eta prestigiatzeko eta esan dugun bezala aldatzeko txosten bat prestatzen ari denean jaurlaritzak eta

momentu honetan publizitate kanpaina horren beharrizanik askotan esan dugun bezala politikan momentuak denborak izugarrizko garrantzia du

honetan momentua guztiz desegokia iruditzen zitzaigun oinarrizko

egoan nahiz eta oinarrian ados egon eta guk ere gure zuzenketan publizitate kanpaina horren

batu egiten dugu euzko abertzaleak taldeak gizarte babes sistema defendatzen dugu beti defendatu dugu beste batzuek ez bezala gure jarrera eta diskurtsoak sistemaren aldekoak dira eta izaten jarraituko dute bai

eta bai eusko jaurlaritzaren ordezkariena oinarrizko ekimenaren bigarren puntuari dagokionez ez dugu babestuko

jarrera xenofobo eta arrazistekin bukatzea nahi du bilduk baina hori ez da amaitzen jaurlaritzaren estilo liburu batekin gure ustez

estilo liburu asko eta asko edukiko genituzke administrazio ezberdinetan

goraipatzen du gizarte babes sistemaren sorreran era berean legebiltzarraren konpromisoa eskatzen du diskurtso xenofobo eta arrazistak

argi du gure erantzukizuna dela holako diskurtso eta jarrerak guztiz baztertzea zuzenketak eskakizun bera egiten dio jaurlaritzari baita erantzukizunez jokatzea eskatzen da eta diskurtso integratzaileak edukitzea baita ikuspegik egiten duen lana aldarrikatzen da

adibidez etorkinek zenbakietan eman eta jaso egiten duten diruaren diferentziak batzen dituenak de este informe se desprende con claridad

con nosotros y nosotras eta azken puntuan gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legea adostasunez aldatu ondoren

aldaketak ezagutarazteko publizitate kanpaina bat martxan jarri dezala jaurlaritzak eskatzen da aldaketak egin ondoren hori nik uste hor konturatu zaretela eta erdibidekoan horrela jaso egin duzuela

babestuko azaldutakoagatik eskerrik asko

arregi andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

egun on egia esan esan beharra daukat pozez aritu naizela entzuten entzundako guztiak uste dudalako hainbestetan eskatu dugun tonu sosegatu horretan aritu garela eta beti ere gai honen inguruan hori

iruditzen zait eta mobilarekin jaitsi naiz ze komentatzen zenuten ekimenaren bigarren zatiari zegokionean behintzat estilo liburuarekin

horren kostantzia ere guk badugu badakigu hori ez dela panazea bat izango eta horrekin ez dela lortuko bere horrelakoan

baina planteatzen dugun hau ez da ezer berezia edo inoiz egin ez den zerbait adibidez bi mila hamaseiko otsailaren hogeita bederatzian emakundek hainbat komunikabiderekin ere sinatu zuen horrelako esango dizuet

uste dut hemen planteatzen ari garena da berme batzuk ezartzea besterik ez dugu esaten eta noski jakitun gara

horrek bakarrik bere horretan ez duela lortuko jarrera

iruditegi eta argudiategi horiek erabat eraldatzea baina aletxo bat izan daiteke

hemen horrelako eztabaidak edo horrelako planteamenduak ekartzen diren bezala hainbatetan

mantentzea edo sailburuak berak egin ditzakeen planteamendu horietan irmo mantentzea orduan uste dut hori aletxoak direla

eta bestetik bai sánchez andreari eta bai

legealdia hasi denetik izan dugula ohitura adostasunetara ailegatzeko eta askotan zure ondoan dagoen parlamentarioak ere esaten digula beti ailegatzen zarete akordioetara

grandes novedades garrido andreari esango nioke guk ez dugula

ezkutatzeko inongo asmorik ez dugula eta ez dugula inongo asmorik bestelako

eta egia dela zenbait gauza jakin izan direla komunikabideen bidetik baino komunikabide bero horiek gezur asko ere esan dituztela ere egia da maila berdinean eta egia da beste hainbat eta hainbat egoera ezkutatu egin direla eta denok dakigu zuen taldearen postura zein izan den beraz lehen bezala bukatuko dut esango dizuet gure eskuak zentzu honetan elkarlanerako prest daudela baino ez okertu bidean interkorrelazioa erabili dezagun baino ez sozio

non dauden horiek bultzatu dezagun euskal babes sistema adostutako bide horietan eta ez adostu ez duten
pertsona horiek eta talde horiekin eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

eskerrik asko señora

guanche andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

behar dugun sistema finkatzea eta sendotzea bai bereziki hori da helburua eta hori egin behar da

dituen hutsuneak zuzentzen eta hori da espero duguna egitea gobernuak ekarriko duen erreformarekin

iniciativas referentes a la renta de garantía de ingresos nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

kortajarena andrea iruditegi eta imajinario kolektiboa aldatu behar dala eta hor lan egin behar dugula horrekin

bat gatoz zelan ez eta horregatik gure erdibidekoan gure zuzenketan barkatu konpromiso hori eskatzen zaio bai legebiltzarrari eta bai jaurlaritzari erabiltzen diren diskurtsoak integratzaileak izan daitezela eskatzen zaio eta irakurriko dizut

guri eskakizuna egitea eta

esan dizudan bezala liburu estiloarena badakit

baina ez genuen ikusten lehengo momentutik esan genuen bezala eta egia da gobernuak

hitz egin duela komunikabideekin behin baino gehiagotan eta azaldu diela zelan ikusten dituen

baina haratago joatea ez dala erreza zuk zeuk ondo dakizun

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bilduk eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartu osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa contra hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena europar batasunak europako migrazio agendan hartutako erabakiari dagokionez ebk itzulera arloan politika eraginkor eta sinesgarri bat izateko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda da guanche anderea

ze akordio on batera heldu gara eta uste dutelako gai honetan beharrezkoa litzatekeela bai edo bai horrela izatea eskerrik asko talde parlamentarioei

gerra dela eta biolentziaren ondorioz eta euren oinarrizko eskubideak behin eta berriz urratzen direlako las organizaciones de migreurop

eskerrik asko egun on guztioi zer esan gaurkoan zer esan oraingoan egia esan guanche andreak orain amaierako

osoko bilkuran dagoeneko hitz egin dugu gai honen inguruan errefuxiatuek bizi duten egoera larriaz giza eskubideen batzordean ere bai gaia ere jorratu dugu talde artekoan ari zarete baina bere garaian giza eskubideen batzordean galdera bat bota zuen romero andreak ere bai zer gertatu da iaztik

hemendik eskatzea geratzen zaigu batzuetan animatzea besteetan bultzatzea salatzea eta horretan ari gara berriz ere

kezkatzen gaituelako eta konpartitua den kezka bat

errefuxiatu izateko arrazoiak askotarikoak dira eta baldintza hauen gaineko eztabaida eman behar dugula argi geratu da

europar batasunak turkiarekin egindako akordioetan herrialdeak mailakatu dira gerrak eta egoerak mailakatuz baina ez dugu ahaztu behar inork

atzetik arazo larri bat egon delako izan dela norberaren sexualitateak heriotzara eraman zaitzakeelako jatekorik ez dagoelako

eta desplazamendu hauen erantzule diren hainbatek turkiarekin akordioa egin dute

beraiek bultzatu dute jendea leku aldatzea beraiek sortu dute krisia eta noski haiek

eta desplazamendu hauetan dauden pertsona hauen egoera bidegabeari estatuek bultzatzen duten nekropolitikari aurre egin nahian ditugu herritarrak prest daude erakutsi dute behin baino gehiagotan pasabide seguruak ez ditugun bitartean desobedientzia zibila martxan jarri dituzten euskal herritarrak ditugu gurean trataz akusatutakoak eta arartekoak argi adierazi zigun moduan

geldialdi baten aurrean geldialdi eskubide murriztaile baten aurrean jendearen askatasuna eta eskubidearen alde egitea legitimoa da

elkartasun eta salaketa asteburu batean eta argi esan zen bertan gerrarik ez eta pertsonen zirkulazio libreari bai

jarrai dezagun lanean lortu dugun erdibideko honetan planteatutako norabidean aktibatu ditzagun ekimenak osatu ditzagun eskuartean ditugun proiektuak
eskerrik asko erdibideko hau posible egin duzuen guztioi eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi europar batasunak europako migrazio agendan hartutako erabakiari dagokionez europar batasunak itzulera arloan politika eraginkor eta sinesgarri bat izateko neurriei buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri

zalantzan jarri gabe batik bat kolektiboaren ahultasuna kontuan edukita esan behar dugu forma aldetik

gure kontrolpetik dauden erakunde ezberdinei gauzak eskatzen zaizkie eskakizun gehienak europar batzordeari eta estatuko gobernuari egiten zaizkio eta egia da ez dela lehen aldia eta seguruenik ez da azkena izango

gure esparrutik kanpo dauden erakundeei eskakizunak egiten zaizkiola legebiltzarrean baina koherentzia pixka bat edukitzea garrantzitsua da bai politikan

borondatez betetako ekimena da errefuxiatuen egoera latzaren aurrean zerbait egin nahian baina eskumenak eta erakundeak guztiz kontutan hartu gabe

talde proposatzaileari esan diogun bezala oinarrian ados geunden eta ados gaude planteatutako gehienarekin baina ezin da

decía la señora romero horregatik erdibideko batera heldu gara gure esparruan eta eskumenetan garrantzia ipini izan nahi dugu eta baita gaur arte lortu ditugun akordio eta adostasunetan horrek goraipatu nahi izan ditugu erdibidekoan gai honetan bereziki

nahiz eta batzuentzat pausu txikiak izan sendoak direla uste dugu adostasun handiz

onartuak izango direlako eta gure ustez garrantzitsua da adostasun handia lortzea gaietan baina honetan

erdibidekoan sartuta positibotzat hartzen dira bai legebiltzarrak bi mila hamaseiko abenduaren hogeita bian adostutako legez besteko proposamena eta bai bi mila hamazazpiko apirilaren hiruan lehendakariak gai honen inguruan egindako adierazpen instituzionalak testuak berretsi egiten dira gaur

aipatu nahi nituzke besteok ba besteak

euskal erakundeak euskal gizartearekin batera proaktiboak izan direla eta lan egiteko borondatea adierazi dutela

eta bigarrenez bestalde giza eskubide guztien defentsa

milesker eskerrik asko arregi andrea

euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza bertatik

a todos ustedes gracias eskerrik asko romero andrea arregi andreak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto

turismorako erakundearteko koordinazio organo bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten txanda euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

anderea euzko abertzaleak uribe etxeberria jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuok eguerdi on guztioi bueno egia da mice bezala ezagutzen dugun turismo sektore hau oso

egia esan ez dauzkagu datu zehatzak jakiteko ia euskadiren kasuan zer nolako pisua daukan geure

produktu gordinean baina garbi dagoena da sektore hau

eta metodologikoki besteak beste funtsezkoa eta ezinbestekoa da elkarlan publiko pribatua eta eredu hori azken batean era egokian burutzeko horrela egin dugu horrela egiten ari gara eta horrela egiten jarraituko dugu

elkarlan publiko pribatuarekin batera gure herrian baita ere elkarlan publiko publikoa garatu dugu garatzen ari gara eta garatu beharko dugu hauxe baita ere ezinbestekoa gure herriak duen erakunde eskema kontutan hartuta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

ppk aurkeztutako proposamena zentzuzkoa iruditzen zitzaidalako eta egia da turismo legea egin genuenean gauza asko geratu zirela garatu gabe garatu gabe gelditu ziren hainbat araudi hainbat garapen erregelamenduen bidez

eta garatu behar zirela ere lege horretan oinarritutako hainbat politika publiko turistikoak eta hori garatu behar zen markoa bageneukan legearekin baina garatu behar ziren politika horiek kontenidoz betetzeko eta gainera

egia da de facto administrazio ezberdinek lana garatzen dutela jarduera daukatela arlo turistikoan

logikoa da eta gainera legeak horrela esaten zuen beraz zentzudun proposamen bat aurkezten digute administrazio ezberdin artean politika turistikoak nola koordinatu proposamen bat egiten eta hau entzutera gentozen ppko ordezkariak ze argumentu ematen zituen eta gobernua sostengatzen duten

ados gaudelako politika turistikoak koordinatu behar direla eta gure zalantza zen ea horretarako bidea zen ppk proposatzen zuen organoa

politika turistiko publikoak koordinatzeko administrazioen artean hori da proposamena lehenengo tokiz kanpoko erantzuna da

erantzuten duzue mice turismoari buruz hitz egiten ondo o los agroturismos o los hoteles

cuando realmente ni entzutera nentorren entzutera nentorren proposamen zentzuduna mahai gainean geneukalako behar errealari erantzuten zion edo behintzat mahai gainean jartzen zuena eta jakin nahi genuen ea benetan gobernu honek zuen

turismo politika koordinatzeko organo bat sortzea edo denok onartzen dugun funtzio hori beste era batean antolatu nahi zuen

eta gobernua sustengatzen zuten alderdiak eta guri ez zaigu gustatzen esatea gobernuari nola antolatu behar duen bere burua eta esango didazu bai batzuetan egin dituzue proposamenak batzuetan egia da

txapuza bat egiten bada enplegua eta lana banatzeko hori salatzen dugu edo ostalaritza bezalako sektore bat ahazten bada eskatuko dugu edo babestuko

izatea edo goi karguak biderkatzen direnean ez beharrei erantzuteko baizik eta alderdien botere banaketari erantzuteko orduan bai

baina berez malgutasunez utzi behar diogu gobernuari aukera esan dezan onartuta dagoen beharrezkoa den funtzio bat hau da koordinazio

nola egin nahi duen orduan eztabaida interesgarria izan zitekeena ezerezean gelditu da ezerezean gelditu da eta nik uste dut aukera galdua izan da turismo jasangarria eta turismo onuragarri bat bultzatzeko ganbara honetatik eta zoritxarrez

hitz egiten ari gara aspektu oso partzial batez eta gainera dagoeneko

aldentzen dena eta okertzen duena beraz esandakoa

eskerrik asko casanova jauna erantzunen txandara pasatuz lópez de ocáriz andrea

muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak corcuera

corcuera andrea uribe etxebarria jauna zurea da hitza

turismoko mahaiaren dekretua eta esan dizudan bezala nik uste dut zalantza asko argituko zaizkizu
eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna elkarrekin podemos garcía andrea bai bertatik

bai turismo mahaiaren barruan baina komisio interinstituzionala horrek ez du esan nahi gero mahian eztabaidatuko ez direnik hor planteatzen diren gauzak baina beraz lantalde espezifiko honetan

eta ez dute aukera parte hartzeko eragile ez instituzionalak gero baina lantalde honetan ez daude eta hori da esan dudana beraz instituzioak bai baina besteak bigarren fase batean eta ez zuzenean

baina hasierako planteamendu zen hasiera hasieratik eragile ez instituzionalek ere ahotsa eta bozka edukitzea mice turismoaren inguruan

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna eztabaida amaitu da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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hamazazpi contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu erdibideko zuzenketa

zaintza lanak egiteagatik eszedentzia hartu edo lanaldi murriztu duten langileentzako prestazioetatik kanpo etxeko langileak uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen

mila esker eguerdi on guztioi eta bereziki eguerdi on bizkaiko etxeko langileen elkarteko kideei

prestazioetatik kanpo etxeko langileak uzteaz arituko gara legebiltzar honetara heldu bezain laster proposatu nuen lehenengo ekimenetako bat izan zen hau

zuzenketen berri eman nien kideei eta

niretzako garai horretan osoko zuzenketa hitzak

guztiz zaila zela horren aurrean zerbait egitea garaiko

gordeta daukat eta honela dio podemosek ez du ezer aurkeztu ziurrenik gurekin bat datozelako eta e mail hori idazten zidanak arrazoi osoa zuen

dizkizuet elkarrekin podemoseko kideei hernández jaunari babesagatik eta bere

hau ere babestu eta aurretik beste proposamen bat ere aurkeztu zuelako

ppren testuak gurea babesten du baina beste hitz batzuekin

aurrera aterako litzateke eta bai hori uste nuen nik atzo arte baina ikusi dugu erdibideko bat topatzeko bidea ere egitea ezinezkoa izan dela ez da feedback egon bai ordea eaj eta pserekin

erdibideko bat lortzea posible izan ez den arren eskertu nahi dut saiakera bera zergatik erabaki dugun guk gure hasierako proposamena mantentzea

eskubide urraketa konstante baten aurrean eta batez ere emakumez osatutako sektore oso altu bati eragiten diolako eta horregatik mantentzen da mantentzen den moduan egoera berehala

lotsagarria da zergatik adibide oso larria delako lana eta familia bateragarria egiteko laguntzei buruzko dekretuko puntu hori bertan zaintza lanak egiteagatik eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako prestazioetatik kanpo geratzen dira

etxeko langileak beste langileek beste langile guztiek horiek jasotzeko aukera daukate etxeko langileak izan ezik

langileen estatutuaren legearen testu bategina onartzen duen martxoaren hogeita lauko bat barra laurogeita hamabost legegintzaldiko errege dekretuaren bi puntu bat artikuluaren b atalean

lan harreman bereziak dituzten langileek har ditzaketen eszedentziak edo lanaldi murrizketak ez dira diruz ordainduko eta b atal horretara jotzen badugu

zerrendatxo batekin topo egitea espero dezakegu baina ez etxeko langileak

inor gehiago ez nola onartu dezakegu kolektibo konkretu bat bereziki baztertzen

zergatik ikertu behar dugu zein eragin izango duen honek

hainbat eta hainbat ideia o romero andrearen bizipenak jaso zituen berria egunkariak

honela zioen berak hiru urte daramatzat euskal herrian premia gorriak bultzatuta etorri nintzen hondurastik ia urte bete egon nintzen bilbon etxe batean oso esperientzia txarra izan zen hilean zazpiehun euro kobratzen egon nintzen astean

bi ordu besterik ez nuen libre eta gaixotu nintzelako bota ninduten erietxera joan behar izan nuen bi aldiz bigarren aldi hura azkena izan zen handik hiru egunera etxeko andreak esan zidan kaleratu egingo ninduela jota laga ninduen zergatiaz galdetu

zainduko zuen norbait behar zuela bi aldiz gaixotu berria nintzela eta sasoian zegoen norbait behar zuela kontratatzailearen jarrera

izan daiteke ateratzen zaigun lehenengo arranke hori lehenengo momentuko ideia hori

egunerokoan zainduko duen norbait behar baldin badu bere alboan norena da ardura pertsonak helburu leloa erabiltzen zuen gobernuak

hemen behin baino gehiagotan aipatu izan dugun langile txanpiñoi horren metafora ekarri nahiko nuke berriro hori da helburu dugun pertsona inolako zaintza inolako osatzerik gabe bizi daitekeena jan behar ez duena lo egin behar ez duena

sozializatu behar ez duena baina langile hori ez da existitzen pertsona hori ez da existitzen eta behar guzti hauek asetzeko daukagun ardura pertsonala kolektiboa eta publikoa ere bada hiru arlotekoa da

ezin ditugu pertsona horiek mailakatu eta hementxe daukaguna lege honetan daukaguna hori da

horregatik mantenduko dugu gure proposamena eta horregatik eskertzen dugu elkarrekin podemosen jarrera eta horregatik ere aterako den erdibideko horretan gobernua sostengatzen duten eta ppk babestu duen erdibideko horretan eskatzen dena ikerketa horren kontra ez dugu egingo hori ere babestu genuelako bere garaian

ikerketa hori zertarako egingo dugu kasu honetan ekonomikoki kontziliazioari prezio bat jarriko diogu errentagarria den begiratuko dugu

esan bezala diskriminazio argi bat da eta berehala eraitsi behar dugu horregatik bozkatuko dugu proposamen horren kontra etetea delako neurri honek eskatzen duena zein arrazoi dago bestela diskriminazio honekin jarraitzeko eskerrik asko
eskerrik asko etxebarrieta andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

llanos anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

y todas hoy compartimos en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos hernández jauna zurea de hitza

berriro hona entzun ditudan diskurtsoetan ikusten dudalako aiartza jaunarenean izan ezik

eta erabaki amankomun bat hartzeko bideak bagenituela bideak bagenituela baina

bide horretan seinale batek ez pasatzeko esaten digu eta benetan aiartza jauna ez dizut erantzungo iruditzen zait irakurtzera bidaltzen nauzu ez dakit beste zenbat gauzetara benetan ez daukat hitzik uste dut doinua beste zentzu batean joan dela elkarrizketa beste norabide batean joan dela eta zure hitzartzea

pena handia hartzen dut zeren ikusten duzue eta konpartitzen duzue diagnostikoaren eta arazoaren muina non dagoen eta hain zuzen bai bat etorri gaitezke zuek planteatzen zenuten ideia horrekin zeinak esaten zuen

bertan behera uzteak agian ez duela arazoa bere osotasunean konponduko

erpin mordoa dituen eskubide urraketa eta desbalorizazio handi baten aurrean aurkitzen garela badakigu hau ez dela bakarra

momentu honetan eskubide urraketa berezitu bat eta momentu honetan sortzen ari den arazo bat delako eta horregatik heldu genion horri

bide horretan etorriko den ikerlan horrek planteatuko dituen erabaki guzti horietan hor egongo gara eta bide horretan argi izan lanean jarraituko dugula ikusten dugulako behar beharrezkoa dela behin bitan hirutan lautan edo

ekartzeari uzteko gai hau bakarrik

egin nahi genuen andueza jaunak aipatu duen kontuan gaur egun euskal autonomia erkidegoan dagoen langileen gehiengoa gure iruditegia atzerritarra dela badirudien arren euskal gobernuak egindako ikerlan batek dio bitik hiru

nik uste dut horrek ere zerikusi handia daukala etxeko langileez daukagun estereotipoaz lanaz beraz daukagun estereotipoaz gu geu ere esan nahi dut

hala ez dela besterik gabe uste dut azpimarratzeko kontu bat zela

nire doinuan nire moduan nire

bageneukala orain momentuan bizitzen ari zen egoera horri

aukera baina ikerlan hori berandu baino lehen helduko dela jakin badakigu eta erantzun horien zain geratuko gara lanean
jarraitzeko eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

estoy seguro que así lo dirá eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

eztabaida amaitu dugunez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

onartu jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos arana anderea zurea da hitza

anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea de hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on berriro ere gaur berriro gizarte honek duen arazo larri bati

dugu emakumeen aurkako indarkeriari buruz hain zuzen ere eta eskertzekoa da berriro legebiltzar honetan akordio batera heltzea gaurkotasun arazo bat da gainera

gertatu dena gertatutakoa ikusita eta aurreko

alderdi popularrak esan zuen bezala hausnarketa ezinbestekoa gai honi buruz aipatu behar dugu estatu mailan akordio batera edo itun bat sinatu egin dela

arazo honen oinarriak erantzunak

babesa arlo desberdinetan atentzio integrala eta dena gero hemen aipatu den bezala adin txikikoen egoera ere kontuan

eta bukatzeko nik azpimarratuko nuke sinatutako akordioa aho batez aterako dela y como decía se han incluido los puntos

aho batez esaterako denez ez dago ezer gehiago esaterik eskerrik asko eskerrik asko garrido

eguerdi on guztioi berriz ere berebiziko garrantzia da mahai gaineratu dutena elkarrekin podemoseko kideek legez besteko proposamen honekin

prestazioen ikuspegi hori zabaldu behar genuen ordainketa bakarra oso garrantzitsua bai

eta horregatik oso eskertuak gaude ikusi dugulako erraz eta ederki bat eginda ahal izan dugula zuek hasieran egindako proposamenarekin eta

gure ustetan bi mila hamabostean

egitea eta hona ekartzea ezinbestekoa da susmoa daukagulako eta hainbat elkartek hala salatu dutelako lanbide ez dela toki fisiko prestatua genero indarkeria paratutako pertsonak artatzeko ez dagoelako intimitaterik baina hori eskatutako

horretaz gain prestazio hauek eskuratzeko baldintzak aipatuak izan direnak arana andrearen eskutik eskatutako ziurtagiriak mahai gainean jartzea

eta erdibideko honetan hori kokatzen dugu besteak beste prestazio hauetara heldu diren

ikuspegi hauek ezinbestekoak dira baina baita ere gai hauetan emakumeak akonpainatzen dituzten elkarte eta talde feministena jasotzea ere

giza eskubideen batzordean eta haiek adierazi zuten moduan indarkeria matxista pairatutako emakume askok gehienek

ohiko ibilbide formaletatik egiten eta elkarteetara jotzen dute askotan ondorengo prozesuan bidea egiten laguntzeko

garrantzitsua da benetan horrelako elkarteek hainbat akonpanamendutan lagundu duten elkartek parte hartzea ere bai

berdintasun legearen inguruan egindako ebaluazio kuantitatiboan legeak berak dioena eta martxan dauden neurrien arteko azterlan oso interesgarria bultzatu zuen

lehenik eta behin aztertu beharreko alderdietako bat egiturazkoa da hau da erritmo burokratikoekin edo bizi premia

zehazki indarkeria egoeretako bizi premien arteko eta erritmo burokratikoen arteko batera ezintasunari

arintzea erabakitzen bada ere askotan galdera da honelako egoera bati aurre egiteko nahiko erritmoetan lanean ari gara

hausnarketarako puntuetako bat zen hori hartzen duguna eta bigarren bat adierazten zuten arau sozialetik

prestazioetara heltzeko zailtasuna agertzen zutela askotan

edo prestazioetara ailegatzeko baliabide eta eskaeretan

zaildu egiten zutelako edo zaildu dezaketelako bazterretan dauden pertsona horiek baliabideetara ailegatzea nolabait hainbat gai agertzen ziren nola ez

iruditu zaizkigu hona ekartzeko eztabaida horretan elikatzen jarraitzeko ezta bi ideia horiek beraz

eztabaidarako eta hausnarketarako bide horretan urratsak zabaldu ditzaketela uste dugulako

ideia hauek eta beste batzuk mahai gainean jartzea da tokatzen zaiguna orain hobetze bidean urratsak emateko emantzipaziorako bidea da gure ustetan

gizarte zerbitzuek ireki beharko luketen ate hori indarkeriaren biktima bai

bidea errazteko zerbitzuak erabakiak hartzeko norberaren bizitza gobernatzeko tresnak eta bideak eraiki behar ditugu biktima bai baina objektu ez

eta ikerketaren emaitzak eskuartean ditugula proposamen konkretuekin aurrera egiten jarraituko dugu
eskerrik asko guztioi eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak sánchez anderea

eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gurrutxaga anderea zurea da

legebiltzarkideak eguerdi on guztiori gaurkoan genero indarkeriaren biktima diren

emakume askorentzako hain garrantzitsua den laguntza ekonomiko bat eztabaidatzea dagokigu egia esan legez besteko honen jatorrizko testuan dekretuaren aldaketa proposatzen zen baina ez genuen hasiera batean ulertzen zein zen aldaketa horren zergatia edo ez zegoen zehaztuta beraz

betekizunak horretara mugatzen zirela hasiera batean ere lehen aipatu den bezala ez genuen ulertzen zein zen

soberan zeudenak edo zeintzuk aldatu behar ziren orain zuk eukene arana anderea zuk azaldu dituzu zeintzuk diren eta beno

hala ere uste dugu laguntza unibertsala izate hori guk ez dugula hain argi ikusten guk uste dugu behar duenak jaso behar duela behar duenak eta behar ez duenak ez duela berdin jaso behar diru laguntza hori

eta unibertsalak diren laguntza horiek gehiago izan beharko liratekeela gaur egun dauzkagun adibidez babes poliziala asistentzia psikologikoa aholkularitza juridikoa osasun asistentzia guzti horiek baina beno hala ere azterketa bat eskatzen diogu gobernuari eta ikusiko dugu ze behar dauden zeintzuk diren aldatu behar direnak

gero ere bai zuk gaur ere esan duzu eta zuen jatorrizko testuan azaltzen dena

hitz horiek nire gain hartzen ditut uste dut horrela dela eta benetan

emakume hauek laguntza ekonomiko horretaz gain beste laguntza asko ere behar dituzte

eta horregatik eusko jaurlaritzak ere honen inguruan lana egiten du alde batetik badaukagu

materian errekurtsoen gestio integratua daukagu informazio eta aholkularitza zerbitzua genero indarkeriaren biktima diren emakumeak artatzen dituztenak

lanbidetik ere bulego bakoitzean tutore bat dago emakume hauentzat

ibilbide pertsonalizatu bat eskaintzen zaielarik osasun sailetik ere bai osasun protokolo bat daukagu osakidetzaren sarean genero indarkeriaren biktima diren emakumeak artatzerako orduan etxebidetik ere bai etxebizitza genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako zuzeneko esleipen bat egiten da alokairuan

emakundetik koordinazio sustapen aholkularitza planifikazio eta ebaluazioa egiten da eta

aipamen soil batean utzi nahi eta uste det emakundetik egiten den lana garrantzitsua dela

gaia korapilatsua dela eta politika ekintza integralak eskatzen dituela

legebiltzarrera etorri zenean azaldu zizkigun zeintzuk ziren legealdiak zeuzkan hiru mugarri

desagertzerako lege proiektu horri buruzko lana egitea bigarrena zen hirugarren akordio interinstituzional hori atera eta hirugarrena

zerbitzu horiek hobetzeko ebaluazio bat eta

aipatu gabe uzten ditudanak eta guzti hau horrela egiten da benetan sinesten dugulako emakume guztion eskubidea dela indarkeriarik gabe bizitzea

eta hauek bakarrik ez daudela jakin behar dute horregatik bai instituzioetatik eta bai bakoitzak dugun erantzukizunetik babesa eman behar diegu eurei

edo erreflexiorako ate hori eta guk uste dugu

bai nik uste dut zentzu handi hau ematen diogula benetan

azterketa bat egin eta bertan ikusiko ditugu zein behar dauden zein egoera dauden

egoerari bigarren puntuan ere bai

eta udalek daukaten garrantzia eta horren inguruan goraipatu nahiko nuke bai udalek eta bai aldundiek egiten duten lana azkenean

lan handia egiten dutelako berdintasunaren inguruan eta horrela eremu zabalago batera iristea lortzen dutelako eta hori horrela dela erakusten du ba emakumeen aurkako biolentziaren estatuko behatokiak egindako bederatzigarren txostenean ikusten dugu nola euskal autonomia erkidegoko emakumean diren

ematen duen erkidegoa bi mila seitik bi mila hamabostera ikusi dezakegu zortziehun eta berrogeita hamar laguntza eman direla

valentziarrak dira eta hauek bostehun eta hirurogei laguntza eman dituzte beraz nik uste dut hori ere bai aipatu behar dela sare on bat daukagula eta emakume askorengana iristea lortzen dugula eta

hitz egiteko bakoitzak gure posizioa zein den argi esan dugu eta denok
horretarako prestu egon gara beraz eskerrik asko eta besterik gabe eskerrik asko

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez

jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

euskadiko hirugarren sektore sozialak bere eguna ospatuko du bihar maiatzak hamabi

eta urtebetera hain zuzen ere eusko legebiltzarrak efemeridade hau aprobetxatu nahi du euskadiko hirugarren sektore sozialeko sare eta erakundeak

parte hartzaile eta demokratikoago baten alde egiten duten ekarpena gogoratzeko gizartean bertan eta haren zerbitzura sortutako erakundeek doakotasunean eta borondatezko ekintzan oinarrituta lan egiten duten pertsonez osatutakoek interes orokorra defendatzen dute beste ezeren gainetik elkartasun antolatua eta jendartearen parte hartzea bideratzen dute

eta hala problematika zehatz batek eragindako pertsona familia talde edo komunitateen eskutik berehalako beharrizanei erantzuna ematen diete

babesgabeenen gizarteratzea sustatuz eta horien eskubideak defendatuz

hirugarren sektore sozialaren rolak hortaz gako izan behar du politika publikoen diseinu garapen eta exekuzioan elkartasun eta elkarrekiko laguntzan oinarrituta eta beti ere honako alderdi hauek oso kontuan izanda parte hartzea kohesio soziala gobernantza gizarte politikan sustapena

eraikuntza eta finkatzea zerbitzuen hornikuntza eta pertsonaren eskubideen aldarrikapen defentsa zein sustapena baita horien egikaritze efektiboa ere hori guztia kontuan hartuta bat

eusko jaurlaritza eta foru zein toki administrazioak elkarrizketa bideak

eta hirugarren sektore sozialarekiko beharrezko lankidetza abian jar dezaten elkarrizketa zibilaren esparruan bi eusko lege biltzarrak premiatu egiten ditu eusko jaurlaritza eta foru zein toki administrazioak euskadiko hirugarren sektore sozialaren sustapena eta

euskadiko hirugarren sektore sozialari buruzko sei barra bi mila hamasei legea betez euskadiko gizarte sarea parte hartze soziala eta elkartasun antolatua sendotze aldera

animatu egiten ditu herritarrak euskadiko auzo herri eta hirietan barreiatutako hirugarren sektore sozialeko erakundeekiko atxikipena babesa eta parte hartzea areagotu